seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena herri kontuen euskal epaitegiari gasteizko udaletxean azterketa juridikoa eta fiskalizazioa egiteko eskaerari buruz eztabaida eta behin betiko

iruzur urbanistiko legez planteatu zen alfonso alonsori bururatu zitzaion operazio urbanistikoa gaur egun ppren kongresuko bozeramaileari

anitzeko azpiegitura bat batera aldatzeak berez inbertsio berriak ekartzen ditu normala da

izan zelako hasierako eraikina espazio hori egokitu egin behar da

ikuspuntu akustikotik segurtasun arlotik mugikortasun ikuspegitik eta abar

egokitzapena egiteko bide horretan jada zazpi zifrako diru kantitatea xahutu da zehazki bat milioi euro baino gehiago ez da marka makala

horrelako gauza bitxiak gertatzen dira gure udaletxean bai

batzuen mesederako gertatzen diren gauza bitxiak dira horixe da gasteizko udalen

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jaunak dauka hitza

eskerrik asko maroto jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerri asko maneiro jauna eusko abertzalea taldearen ordezkariaren

euskal talde sozialistaren ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

eskerrik asko prieto jauna erantzunaren txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain zurea da hitza

jauna euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jaunak dauka hitza

mistoa ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

la que haga hágala de más calidad eskerrik asko prieto jauna eztabaida amaituta bozketara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

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost

onartu da gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

orain arte bezala mantentzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda
gallastegui andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias presidenta

eskerrik asko gallastegui andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna

eskerrik asko arratsalde on agerian geratu dira

nik batzuk azpimarratu nahi ditut izan ere tasa legea eta doako justiziaren legearen bidetik justizia denontzako eta dohainik izateko beste urrats bat atzera egingo du kasu honekin

pagatu beharko dugu dagoeneko pagatuta dagoen zerbitzu bat izan ere repago bat suposatuko du inbertsio publiko handia egin da

digitalizatzeko ehun eta zortzi milioi euro orain opari bezala utzi nahi dena esku pribatuetan

erregistratzaileei badakigu hala dela

ditugulako kolegioen zirkularrak honek gainera lan publikoaren baldintzak okertzea ekarriko du erregistratzaileen

eta lanpostuen galera ere ekarriko du gaur bertan protestaldia egin dute erregistratzaileek bilboko

erregistroetan euren sindikatuekin batera

lanpostuen defentsan berriro ere zerbitzu publikoen galera azken finean beste eraso bat zerbitzu eta gestio publikoari

garrantzitsua iruditzen zaiguna izan ere erregistro zibila gure historiaren zati bat ere suposatzen duelako

aberatsek badute nola konstatatu familiaren ibilbidea euren zuhaitz genealogiko zabal eta oparo horiekin pertsona xumeak umilak langileak horiek ez daukate modurik

oroitzeko ez bada erregistro publikoaren idazpenetan edo idazpenen bitartez

orrialdeetan geratuko da horren bitartez familiaren historia eraiki ahal dugu gure historiaren zati handi bat oroimena ere lapurtu nahi digute esku pribatuetan bahituta

arzuaga jauna zuzenketarik aurkeztu zuten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jaunak ez du hitzik hartuko eskerrik asko euskal talde popularraren ordezkaria den llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari

legebiltzarkideok arratsalde on denoi gure taldeak ez zion zuzenketarik aurkeztu alderdi sozialistak egindako legezbesteko proposamenari

ekimen honen mamiarekin gure ustez erregistro

zerbitzu publiko eta doakoa izan behar duelako inolako zalantza barik eta gure ustez zerbitzu publiko hau eman behar delako orain arte ematen den

erdibidekoa sinatu dutela talde biek eta gure taldeak hori babestuko du botoekin herritarren zerbitzura eta herritarrengandik hurbil dagoen justiziaren alde apustu eta lan egiten du urkullu lehendakariaren jaurlaritzak

bake epaitegiak mantentzearen aldekoak gara gu ere baina ez hori bakarrik gure taldeak behin eta berriz aldarrikatu eta eskatu du botere judizialari buruzko lege organikoa eta mugapen eta plantari buruzko legeak aldatzea

eusko jaurlaritzak diseinatu ditzan antolaketa judiziala eta urteko programak eta baita euskadin epaitegien sorrera zehaztu dadin konpromiso hau dakizuen moduan gure hauteskunde programan jasota dago

espainiako gobernua oso txarto kudeatzen ari da erregistro zibilaren berrantolaketa guztiz gardena eta adostua izan beharko lukeen

inprobisazioaren eredua bilakatzen ari da gure ustez ez dago batere gardentasunik inprobisazioa eta ziurgabetasuna dira nagusi eta ageri agerikoa da talde politikoen adostasunik eza gaur da eguna oraindik ez dakiguna uztailean indarrean sartuko den

legea edota aldaketarik egongo den gallardónek bere aurreproiektua aurkeztu zuen baina gero baztertu egin zuen eta azkeneko berriak

dekanogoarengandik jaso ditugu izan ere erregistratzaileei bidalitako zirkular batean baieztatu egiten da gobernuak

erregistro zibila erregistratzaileen esku uztea baina gauza gehiago nahasteko idazkari judizialek adierazi dute

eurei eskaini diela erregistro zibilaren kudeaketa benetan kudeaketa oso traketsa gallardón jaunarena adostasunik gabea eta

erregistratzaileek zaragozako kongresuaren ondoren eskatu zutena oso deigarria eta kezkagarria iruditzen zaigu kudeatzaile izan behar dutenek

eta ziur gaude hau arazo iturri izan daitekeela erregistro zibilaren berrantolaketa honen aurrean arazo

lehena herritarrei sortuko zaizkien eragozpenak eta bigarrena

gatazka oso kezkagarria iruditzen zaigu orain arte doakoa eta publikoa izan den zerbitzua izaera hau galtzea guztiz bidegabea iruditzen zaigu

gallardónek baieztatzen du zerbitzua doakoa izango dela baina nik ez dut uste erregistratzaile jaun andreek musu truk lan egiteko asmoa edukiko dutenik

adibidez bizkaian hogeita bat jabetza erregistro daude eta hauetarik hamairu daude bilbon eta horrek esan gure du ba herritarrek peregrinajea hasi beharko dutela

badakigu legearen espiritua dela tramitazio elektronikoa bultzatzea baina ez ditzagun bakar jokoan tranparik egin oraindik eten teknologiko handia ematen da

berrantolaketa honek beste ondorio kezkagarri bat ekarriko du eskutik bake epaitegien desagerpena bake epaitegien zereginak uztea ekarriko du egoera berriak eta

egoera berria zein izango den iragartzeko eta

justizia administrazioa herritarrengandik urruntzeko ematen ari diren pausuekin bigarren arazoa

eskumeneningurukoa da dakizuen moduan erregistro zibilari buruzko bi mila hamaikako legeak erregistroaren desjudizializazioa ekarriko du eta bake epaitegiak eta lehen auzialdiko epaitegien esparrutik kanpo

hau da eskumena lekualdatuko da botere judizialetik justizia ministeritzara emilio olabarria jaunak aspaldi ohartarazi zizkigun

talde proposatzaileak eta bildu taldeak egindako irakurketarekin irakurketa ezberdina egiten dugula baina esatea horrek ez duela eragotziko gure aldeko botoa baita bigarren

horretan eskatzen zaio jaurlaritzari bere gain har ditzala izaera exekutiboko eskumenak baina hori saiatu naiz azaltzen

gaur gaurkoz ez daukagulako hori egiteko titulurik besterik ez

erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den gallastegui andrea zurea da hitza

egon daitezkeela arazo batzuk titulurik ez dagoela horrelako eskuduntzak hartzeko eta nik hitz egiten dut aukeraz borondateaz batzutan justizia sailburuak erkoreka jaunak hitz egin digu saiatzen dela katramilatuta geratu gabe horrelako

kateatuta geratu gabe interpretazio imaginatiboa erabili daitekeela horrelako eskuduntzak eta horrelako ataka horretatik ateratzeko eta ikuspegi kreatibo batetik behar honi eta hori da nik proposatzen nuena

se hubiera evitado españa nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

beno egia esanda ez neukan asmorik bigarren txanda honetan parte hartzeko

llanos andreari erantzuteko uste dut azaldu dudala zergatik gure taldeak ez zuen zuzenketarik aurkeztu

ados geundelako alderdi sozialistak aurkeztutako ekimenarekin baina beste arrazoi bat ere emango dizut ekimena aurkeztu zen egunean eta gaur egun ere egoera zein izango den ez dakigu eta

hain da horrela nire lehenengo interbentzioan saiatu

gallardonen kudeaketa traketsa baina beste datu bat ere eman gura dizut begira ez dakigu zein izango den egoera eta erregistro zibila azkenean nork hartuko duen horren gaineko ardura eta begira zelako larria den gaia urte honetako uztailaren hogeita bian

irailaren hogeita bostean ahozko galdera egin zioten justiziako estatu idazkariari eta bere erantzuna izan zen

erabakirik ez zeukala orduan zeri zaudete itxaroten

gardentasunik ez adostasunik ez eta gainontzekoek azaldu

erregistro zibila garrantzi handiko kontua da beraz zorroztasuna mesedez llanos andrea eta

prest nago zerbitzu publikoen inguruko debatea izatera zurekin arrazoiak

beraz erabili gura duzun moduan gaurko nire interbentzioko berbak

eta gero pozten naiz entzun dudalako bai

arzuaga jaunari eta horrela egia da horrela sinatu duzuela eta guk horri babesa emango diogula erregistroaren exekuzioaren inguruko eskumena gureganatu nahi dugula guztiok nire lehenengo interbentzioan saiatu naiz azaltzen

beraz ongi etorriak eta zuen laguntza oso estimagarri izango dugu eskumen hori gureganatzeko eta
azken finean hori izango delako gure herritarren mesederako besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea eztabaida amaituta
bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta eh bildu sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu denez osoko bilkura